egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

di egingo diogu david latxaga ugartemendia legebiltzarkideari

delegatua daukala gai zerrendako lehenengo puntua arartekoa

arartekoa erakundea sortu eta arautzen duen otsailaren hogeita zazpiko hiru barra mila bederatziehun eta laurogeita bost legearen

arartekoa legebiltzarraren osoko bilkuran jabetuko da bere karguaz eta bere egitekoa zintzo beteko duela egin edo hitza emango du jarraian

eta kargu jabetze honen ondorioz mahaiko idazkariek irakurri egingo dute osoko bilkurak lezertua jauna ararteko izendatzeko hartu duen akordioa

osoko bilkuran arartekoaren erakundea sortu eta arautzen duen otsailaren hogeita zazpiko

bigarren paragrafoan adierazitakoari jarraituz

euskadiren zerbitzuan kargu hau hartzean hitz ematen dut

eta legeen arabera beteko ditudala karguko betebeharrak

enplegu gizarte politika eta etxebizitza batzordearen irizpena etxebizitzaren lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko bixen itxaso gonzález jauna euskal sozialistak taldeko legebiltzarkidea izendatu da irizpena aurkezteko itxaso jauna zurea da hitza

eta irizpidearen inguruan posizioa finkatzeko hogei minutuko tarte bat izanda da mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

egun on denoi mila esker iritsi da eguna kostata baina iritsi da araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrek etxebizitza legea izango duten

etxebizitza eskubide modura aitortu eta betearaztea eskatzeko bidearen hasiera dakarren legea ez da arazo guztien konponbidea izango urte luzeetako okerrak ez dira goizetik iluntzera aldatuko baina orain artekoa baino abiapuntu

eta norabide aldaketarako lagungarri izango delakoan gaude euskal herria bildukook nahi genuke benetan lege eraginkorra izatea behin hasita

artikuluren bat salbu gure babesa izango badu ere zuzenketa multzo handi bat plenoko tramite honetara ekarri dugu zer hobetua baduelako testuak gure ustez

pertsona orok du bizitoki duin bat izateko eskubidea baina urte luzeetako politikek askorentzat

ez jabegoan soilik baita alokairuan ere eta hori gertatu da etxea oinarrizko ondare modura hartu ordez ondare espekulatibo gisa hartu delako horrek ekarri du lehentasuna ez dela izan herritarren beharrak asetzea

beraz bada garaia lehentasun horiek iraultzeko eta horretarako lehen urratsa izan behar du onartuko den legeak horretarako beharrezkoa da erakunde publikoek jaurlaritzak kasu honetan lidergoari heldu eta eskuhartzea eta behingoz politika integrala

bitartekoak izango dituena egiteko beharrezkoa jotzen dugu erakunde publiko baten sorrera hala proposatu dugu eta legeak jaso egingo du dena merkatuaren esku utzi gabe okerrak zuzentzeko bitartekoak jartzea dagokio osatuko den erakundeari hori bezala euskal herria bilduk egindako beste ekarpen garrantzitsu batzuk jasoko ditu onartzera doan testuak

adibidez diru publikoz eraikiko diren etxeak bost urteko epean ehuneko ehun alokairurako izango direlako etxeen banaketa puntuazioan lehentasuna diru sarrerak izango dutelako eta hortaz behar larriena dutenek

lehentasunez babestutako etxeak erosteko zuen eskubidea gauzatzeko derrigortasuna izango duelako azken hau diru publikoa pribatizatzeko

ondare publiko hori alokairurako berreskuratuz baina neurri horiek

hanka motz geratu direlakoan gaude adibidez etxebizitza lortzeko diru sarrera maximoez gain minimoak ere eskatzeak

gizartearen sektore bat behar larrienak dituztenak diru sarrera oso urriak dituztelako edo batere ez dutelako de facto etxe eskubiderik gabe geratzen direla guk uste dugu gehiengoak eskatzea ongi dagoela

baztertu egiten dituela bitartekorik ez dutenak zuzenketa hauek ez dira onartu eta gaur ere

etxe hutsak erabilgarri jartzeko hartu beharreko neurrien ingurukoa da gauza batzuk lortu dira positibo jotzen dugu kanonaren ezartzea derrigorrezko alokairua edo eta kale gorrian geratzeko arriskuan direnei begirako aldi baterako desjabetzea

gure ekarpena izan da baina ez da gure gustukoa kalkulatzeko aukeratu den modua gure ustez

beraz ez luke gehiago ordaindu behar eta hala egingo du metro koadroko kopuru bat ezarri delako zuzenagoa deritzogu hutsik dagoen egun bakoitzeko kopuru bat ezartzeari gehiengoak ez du babestu orain artean gure jarrera hau baina oraindik moldatu daiteke

horrez gain etxe bat hutsa izendatzeko bi urte igaro behar izatea gehiegizkoa iruditzen zaigu gu sei hilabeteko epean egitearen aldekoak gara eta

hori dela eta esaten ari naizen guztiari lotutako zuzenketak plenora ekarri ditugu kanonari eta etxe hutsei dagozkienak etxe babestuen sailkapenari lotutakoak

bidea moztu nahi diotenak baina salmentari diru publikoz egindako etxeez ari garenean ez salmentari modu orokor batean nahiz eta bakarren batek hemen horrelako

era berean proposatzen dugu zuzenketa hauen bidez legea indarrean sartzen denean

etxe babestuak alokairura bidera daitezela isunen bidez bildutako dirua etxebizitza politikara bideratuko dela ziurtatzea edota okupazioa

gauza jakina baita puntu horretan ez gatozela bat legearekin hori baita talde honek babestuko ez duen artikulu bakanetakoa eta funtsezkoa jotzen dugunetako bat ere ekarri dugu zortzigarrena artikuluari dagokion zuzenketa esan dugun moduan eskubidea aitortzeko urratsak eman nahi ditu argitu behar du beraz nori dagokion eskubidea alegia nork duen etxe baten beharra gure ustez ondo dago

behar larriak dituztenak eta etxea galtzeko arriskuan daudenak lehenestea baina abiapuntu ona izan badaiteke ere akatsa litzateke etxe beharra

gure ustez izan erosteko izan alokatzeko bere diru sarreren ehuneko hogeita hamar baino gehiago eskaini behar duenak ehuneko hamabost sarrera oso txikia dutenen kasuan guzti horiek etxe beharra dute bizitza duin bat eramateko

ez duelako bermatua bestelako beharrak asetzeko baldin eta hori baino gehiago eskaini behar badio etxeari beraz ez da nahikoa kalean geratzeko arriskuan daudenei eta etxe beharra aitortzen zaien gainerakoei ezarriko zaien alokairuari nik

nik aipatzen nituen muga horiek jartzea ordaindu beharko duten alokairuan bizitokia izateko

eta horri dagokion zuzenketa onartzea litzateke gure ustetan akatsa zuzentzeko bidea garaiz zaudete gainerakoak oraindik testua hobetzeko eta hor gure eskaintza gainerako taldeen zuzenketei dagokienez bi urteko eztabaida

talde guzti guztien eskaerak eta proposamenak eman ditugu ontzat adostasun bat egiteko borondatea egon da beraz baina adostasun bat edukien baitan

kontzentzua ez da helburu bat helburua lege on eta eraginkor bat egitea da benetan etxebizitza eskubidea aitortuko duen lege bat eta hori

helburu bat izan behar du baina ez da helburu nagusia ez behintzat horrek inora eramango ez gaituen lege bat egin behar badugu eta gainera uste dut ez genukeela lortuko lege bat denok adostuko duguna etxebizitzan beste gauza askotan bezala uste dut oso gutxi direla

aho batez onartu diren legeak eta oso zaila da oso ikuspegi ezberdinak ditugulako

eta kontrakoa defendatzen duenaren jarrerak ere bai noski ideologiatik ez bagara abiatzen etxebizitza lege bat egiteko

ideologia diferenteak daudela nik hori aitortzen dut eta horregatik ez diot inori leporatuko bere jarreran demagogia dagoenik ze hori iruditzen zait lotsagarrikeri bat edo ez diot inori esango bere legeak ez duela ezertarako balio soilik esango diot berak defendatzen duenarekin ez datorrela bat eta gauza diferenteak defendatzen dituela hori da kontzentzua ez lortuta ere besteek egin dituzten ekarpenei errespetua izatea eta ez besterik eta errespetu horren seinale da guk egin duguna alegia talde guztien gauzak onartu egin ditugu bai inolako arazorik gabe onartu ditugu gainera eta

uste izan ditugunak guk eman nahi genion norabidean ekarpena egiten zutela eta zuzenketa horiek arazorik gabe nahi nuke nik

nik edukiari begiratzen diot ez dut gure zuzenketetan jarrera berbera aurkitu

onartu diren proposamenak lege honen kontra egiteko ez lukeenean ez gureak ez beste talde batenak arazo izan behar legean kontua da zer ari garen onartzen testuan zer dagoen eta gutxienekoa da nork proposatu duen eraginkorra da bai ala ez erantzuten dio kalean dagoen beharrari bai ala ez uste dut hori dela egin behar zaion borondate onarekin egin nahi baldin bada behintzat ustez nik behintzat irakurketa hori egiten dut

esaten nuen bezala guk talde guztien proposamenak onartu ditugu gure ustez norabide zuzenean zihoazenak ez ditugunak onartu da uste genuelako beste norabide batean jartzen gintuztela eta ondorioz pleno honetara iritsi direnez azken hauek ba hona ekarri diren

zuzenketa horien aurka egingo dugu salbuespen batekin etxe hutsen inguruan

eta osatua egin dugu gure zuzenketen bidez baina ez dirudi guk proposatu genuena aterako denik eta hortaz ontzat ematen dugu gehiengoaren adostasuna lortuko duena baina uste dugu hori guztia osatuagoa gera dadin etxe hutsen erregistroa behar dugula

ez zuen aurrera egitea lortu boto partikularrei dagokionez orain artean bezala ez dugu babestuko finantzen depositoa ondorioz ezta ere

erdibideko hori baina bai zioa eta xedapen iragankorra lehena ez dator bat gure ikuspegiarekin baina legea ziorik gabe

eta azken batean garrantzitsuak artikuluak dira literatura baino gehiago nik legea idatziko banu beste literatura bat jarriko niokeen arren hori horrela aitortzen dudan arren

gure ustez aplikazioak lehen egunetik behar luke baina jakitun gara legearen garapena eta gauzatzea gobernu ardura duen taldearena dela eta lege honen aurkakoa dela beraz ez duela prexixoki lege hau garatzen borondate gehiegirik adieraziko ez zaigu gaizki iruditzen hortaz etxeko lanak egin bitartean

nolabaiteko sailkatutako edo eskalonatutako aplikazio hori proposatzen duen xedapenaren alde egingo dugu pleno

bide batez gure buruari etxeko lanak jarriz ere lege hau garatuko baldin bada jarraipen zorrotza egitearena garrantzitsua delako oso onartu bakarrik ez baizik eta ondoren garatzea eta hala ere azkar eta ondo garatuko balitz bistan da ez dela nahikoa beste neurri osagarri asko beharko dituela

gure ustez ez baita onargarria oinarrizko eskubide bat gauzatzeko milaka eta milaka herritarrek duten ezintasuna alegia inoiz baino gehiago eraiki denean

gauden egoeran aurkitzea inoiz baino etxe huts gehiago inoiz baino jende gehiago etxerik gabe ez da osasuntsua egoera hau eta aldatzen hasteko garaia da

emandakoekin urratu ahal izango dugu bidea eta legea gaur onartuko dena horretarako lehen urratsa izan daiteke eta horregatik izango du gure babesa gabeziak gabezi eta esan nahi nuke lehen eskertuz itxaso jaunak egin dituen hitzak akordiorako egon den borondatean nik uste dut

egingo dugunagatik uste dut herritarrak eta beharrik larriena duten herritarrak zoriondu behar ditugula hemen badaude horien ordezkari batzuk lan nekeza borondatezkoa egunez egun kalean egiten duten horiek kaleratze bat saihestuz etxebizitza problematikaren inguruan gure kontzientziak astinduz uste dut horientzako dela eta ez guretzat gaur egun handia norbaitentzat izatekotan gu saiatu gara

orain arteko politikek baino gehiago entzuten diotela kaleari nahiz eta pertsona guzti guztien ikuspegiarekin bat egiten ez badu ere

egia esan ez ditugu taldeak askorik izan ponentzia honetan guk bai egin genuen sail luze bat

eta egin du ponentzia honetan bere ahotsa entzun zedin ondorioz hor aipatu den azkeneko talde guztiok babestu dugun proposamen hori ekarri duten ordezkariak ere hemen daude

lortu dutela legean xedapen horretan egingo den aldaketa beraien meritua dela kasi gurea baino gehiago eta zorionak beraiei ere

hasierak ez badira ere nahi diren onenak edo bukaerak perfektuak ez badira ere uste dut gaurtik aurrera dugun

askoz ere tresna lagungarriago bat ematen digula eskuartean berriro diot ez duena arazo guztien konponbidea ekarriko baina bai ekarriko duena hainbat arazoren konponbidea

kaleratzeen errealitatetik urrun jabego pribatua defendatu nahi dutenen errealitatetik urrun daukat errealitate bakarraz ez garela ari nik begiratzen diot egunero

itxaso jaunarekin oinarrizko eskubide bat betetzeko ezintasuna duen horri eta ez dira soilik kalean geratzen direnak ez dira soilik behar larriena dutenak ez dira soilik etxebiden izena emana dutenak alokairurako badira tamalez milaka utopia bat ikusten dutelako oinarrizko eskubide bat bere izena ematera ere ez direnak iristen gauzaezina den zerbait ikusten dutelako horien guztien errealitatea begiratu behar dela uste dut

zigorrean oinarritzen dela lege hau ez da egia zigortuko ditu akaso inork baino estaliagoak dituen beharrak behar larriak dutenak zigortuko ditu lege honek eta bigarrena hartzen diren zerga neurriak ere ez dira ez diru bilketarekin ez zigorraren borondatez egin direnak dira

lagungarri izan nahi duten neurriak ordaindu beharrik gabe bere etxea benetan duen funtzio sozialerako erabilgarri jar dezaten hori da printzipio nagusia eta uste dut errealitatetik urrun egotea dela hori ukatzea

adibidez bizigune programari ikusi dugu inzentibazio neurriek zer eragin duten egia esan behar badut azkeneko urtetan uste dut arazo bakarra ez dela horrelako neurriek ez dutela

uste dut borondaterik ere ez dela egon bide horiek urratzeko eta seguruenera datozen hilabeteetan

zaindu beharko dugu eta proposamenak ekarri beharko ditugu eta hor zeregina izango dugu

hori baldin bada benetan dagoen etxe beharrari erantzuna emateko modua hori baino bakarrik kaleratzeak askoz gehiago direnean hori bai litzateke errealitatetik urrun egotea eta bat etor naiteke lurzoru legea aldatu behar dela baina alderdi popularrak egiten dituen proposamenekin aldatuko bagenu oraindik errealitatea asetzetik urrutiago egongo ginateke

batzordean edo ponentzian ez dut gogoan estandarrekin ez baldin bada lortu emaitza esango didazue estandarrak ez badaude esango didazue dena etxe libreak balira zeren badago sektore bat etxe babestuen kopuruetatik gora dagoena baina etxe libreetatik are urrutiago dagoena oraindik beraz uste dut

ikuspegi diferenteak zilegi direla nik guztiak errespetatzen ditut uste dut nire interbentziotan ez ponentzian ez batzordean inoiz ez dela saiatu inoren jarrera

herritarrek politika egiteko aukeratzen gaituzte eta horretara nator ni umiltasunez nire gabezia guztiekin ikasteko prest eta

hori ere zilegi dela eta hori ikuspegi diferentetatik abiatuta gehiengo bat sortzen denean eta artikulatzen denean uste dut positiboa dela

gaur bistan da nire gustukoa dela mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna barkatu

legebiltzarkideoi beti exijitu behar zaigu baina are gehiago lege bat onartzera goazenean oinak lurrean eta burua hotz izatea herritarren kezka diren

eta ez handikeriazko adierazpenak legegintza produktu ona egin beharra dago seriotasuna eman legediari

eta herritarren bizimoduan benetan eragitea lortzeko

gure egitekoa da arazoak konpontzeko instrumentuak onartzeko proposatzea horrek eskatzen du ondo ezagutzea bai erreminten izaera bai horrek erantzun beharreko printzipioena

mezclado horregatik guztiagatik gure ustez ez da legegintzako produktu on bat lortu ez du betetzen arauek izan beharreko azken xedea alegia herritarren segurtasun juridikoa bermatzea eta gure ustez proposamen honek ez du kalitate nahikoa gure babesa jasotzeko gakoa

ezkerrekoa edo eskumakoa gakoa da testu txarra dela

con esta iniciativa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna errepliken txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

en los últimos años nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

jauna beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

egia dela eskubide subjektibo izendatzea ez dela derrigorrezkoa eskubide bat gauzatzeko politikak egiteko baina kontua hori baino gehiago da urte luzetako politikek geroz eta egoera txarrago batera eraman gaituztela azkeneko urtetako kaleratzeak

eta beraz ez baldin bada benetan urrats bat ematen eskubide hori aitortzera eta eskubide horren alde esku hartzera erakunde publikoak behartuko dituena nolabait esateko ez dela benetan lortzen behar den moduan eskubide hori gauzatzea

horren alde egiten dugunok horregatik egiten dugula eskubide subjektibo bat izatearen alde eta bide batez uste dugulako eskubideak asko izan daitezkeela baina batzuk oinarri oinarrizkoak direla gure

edo bizi ahal izateko oinarrizko errenta bat izatea guk maila berean hartzen dugu etxebizitza ez dugu bigarren maila batean uzten eta horrekin ez gara esaten ari ez eskubide guztiak eskubide ez direnik edo ez eskubide guztiak subjektibo izan behar dutenik baina

erakundeek bermatu behar duten multzo horretan bai ulertzen dugu etxebizitza eta ikuspegi horren mesedetan proposatzen dugu proposatzen duguna

makina bat lege aipatu dituzue hemen batzuk niri hainbeste gustatzen ez zaizkidanak eta beste batzuk gehiago noski aitortua dagoela etxebizitza eskubidea giza eskubideen adierazpenetik hasita

ez eta beraz eskubide bat gauzatzeko ezintasuna dagoenean pentsatu behar duguna da

edo non dago arazoa baino zerbait egin beharrean gaude benetan eskubide hori gauzatu dadin eta nik uste dut legeak

guk defendatzen dugula esku hartzea eta penalizatzea bai

edo ez jabegoa baizik eta alokairu bat ordaintzerik ez daukatenean guri zer eskatzen digute arrazoia eman diezaiegula txalo bat bizkarrean eta hor konpon

eskatzen digute neurriak jartzea eskatzen digute interbentzioa alegia

eta gehiago esango dizut gure taldea interbentzioaren aldekoa da baldin eta horrek esan nahi baldin badu jendearen oinarrizko eskubideen alde aritzea

nire irudipena da ez interbentzioa defendatzen duzuenak nahi duzuela

merkatuaren logikaren baitan babesik gabe utzi herritarrak eta ni ez esku hartze horren aldekoa ez naiz

herritarren interesa gailendu ordez beste horiek gailentzen direla

eta aipatzen zenuen lege hau jabego pribatuaren aurkakoa dela ez

akaso da jabego pribatuari egiten zaion erabilpenean esku hartzearen aldekoa eta uste dut bi kontzeptu oso diferente direla

ez du esaten jabego pribatua izaterik txarra denik esaten duena da ez dela ahaztu behar kasu honetan jabegoa duzun elementu hori etxebizitza funtzio sozial bat duen ondare bat dela eta funtzio sozial hori da norbaiten bizitokia izatea zeren gu ez gara defenditzen ari mundu guztiak etxe bat izan behar duela izan propietatean defendatzen ari garena da

eta beraz funtzio sozial hori daukan neurrian jabeak ez badio funtzio sozial hori ematen nik ez diot esango ezin duenik egin

oinarrizko eskubide bat asetzeko dagoen behar horri begira gizarteari ekarpen bat egitea eta hori da kanonak eskatzen diona edo funtzio soziala ez ukatzea daukan etxeari edo ekarpen bat egitea gizarteari eta nik horrekin ez dut jabego pribatuaren kontra egin nahi

uste dut ikuspegi diferenteak defendatzen ari garela eta

baina aldi berean ez dut onartuko esateak lege honen alde egiten dugunik ez zaigula inporta

denoi baino batzuk uste dugu gai hau badela lehentasunen artean jartzeko moduan

eta badago dirua egiteko noski dagoela kontua da zertan gastatzen den baina ez soilik alternatiba delako edo partida batzuetatik kendu nik esan nuke nondik baina ez da gaurko eztabaida edo zorpetu

segun eta zertarako zorpetzen den gizartearen ongizaterako eta oinarrizko eskubideak bermatzeko baldin bada ongi etorria baina hori esanda ere

zeren bestela aurrekontuen eztabaidan sartuko nintzateke seguruenera diru sarrerei ere begiratu behar zaie

akaso diru sarrerak nondik lortzen diren ere bai eta ez gehiago zergapetzeko presizoki akaso gehiago duena gehiago ordain dezan eta behingoz eduki dezagun zerga sistema ekitatibo eta justu bat

beharrik gabe inondik edo beharrezkoa den ezertik kendu beharrik gabe benetan beharrak estaltzeko modua izango bagenu baina egia da hemen gurutzatzen zaizkigula eztabaida asko seguruenera gaurkoak ez direnak baina funtsean azpian ere badaudenak eta euzko alderdi jeltzaleak esan duenari dagokionez

bat nator nik sailburuari ere orduan sailburu zenari

esan nion orduan ere bejon daigula ehun eta berrogeita hamar miliorekin urtean konponduko bagenu etxebizitzaren problema

seguru bait nago lege honek lehen esan dut ez dituela arazo guztiak konponduko beste neurri osagarri asko beharko ditugula ez dela bakarrik dirua

ikuspegi diferenteak defendatzea zilegi den bezala datu faltsuekin aritzea ez dela ere oso zintzoa edo gutxienez datuak oso modu okerrean erabiltzea aldaiturriaga jaunak berak aitortu du laurogeita hamar mila etxe huts daudela horietatik berrogeita bi mila erabilgarri

pribatuen bitartez etxe beharra eraikuntzaren bitartez bermatzeko akordioa bilatzea eta erabili du etxebizitza salmentan eskatzen dutenen kopurua horretarako hamabi mila ba nik beste datu bat ere atera dezaket

baina beste berrogeita zazpi ziren duela ez asko eta datu esanguratsua da orain

ez prezisamente zortzi mila horiei etxe beharra asetu zaielako alokairuan eskatzen dutenak

benetan ez dugu uste egun eginda daudenekin parte handi handi handi batean problematika konponduko genukeela

beraz arazoaren muinean ez dago eraikuntzan mantendu behar dena

zeren eraiki bai batzuk irabaziak bermatu bai baina jendeak etxerik gabe jarraitu ere bai hori ekarri digu azkeneko urte luzeetako dinamika horretan eta gero aipatu duzu

gehiengoaren babes politikorik ez dakit legebiltzar honetan gehiengoa lortzeak esan nahi ote duen gehiengoaren babes politikorik edo aipatu duzu

lege honek lege honen aurkakoen jarrerak baino gehiago asetzen dituela kalean dabiltzanen eta gai honen inguruan buru belarri urte luzetan dabiltzanen artean orduan

kontu hau eta tranpa bat egin duzuna da ere eskubide subjektiboa aitortua dagoela rgiaren bitartez etxebizitza

borobila eta adibide xume batekin gezurtatuko dut esan duzuna

alokairua ordaintzeko laguntzarik ez dutelako rgi kobratzen

ni aldiz egon naiteke rgia kobratzen beste modurik ez daukadalako

eta badaukat alokairua ordaintzeko beste laguntza erantsi hori egoera hori justua da horrekin esan genezake eskubide subjektiboa bermatua dagoela

baina ez dago bermatua beharra daukaten guztientzat beraz alde handia dago eta

ez izango dute eskubide hori lege honek aitortua beste modu batetara

beste modu batetara beraz uste dut hori ere tranpa egitea dela eta azkenik lehenengo interbentzioan esan dut eta berriro esango dut bai segurtasun juridikoaren faltarena bai testua txarra izatearenak erakusten dit batetik

egurtzeko eta hori ez da zilegi eta bestea lehen esan dudan bezala abokatuak abokatu on direla demostratu behar dute hemen nire parean eserita daudenek gu guztiok besteak parlamentarioak gara politikariak gara herritarrek aukeratzen

soluzioak bilatzeko eta hori da egin behar duguna eta inor ez gara inor baino azkarragoa eta azken hitza uzten badit presidenteak toña jaunari hemendik aurrera egongo da lege hau praktikara eramateko lana badakigu nik behintzat aitortzen dut lan eskerga da baina benetan lan horretan garatzeko borondatea baldin badaukazu

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketa hasiko degu bozketa hasi baino lehen erretiratu esan du hirurehun eta hirurogeita zazpi emendakina ezik gainerako guztiak erretiratzen dituela alderdi popularrak

bale orduan bozketa hasiko dugu

erdibideko zuzenketa euskal sozialisten boto partikularra berrogeita hamargarrena artikuluari egina eta euzko abertzaleak taldearen

hogeita hemeretzi zuzenketaren artean egin den erdibideko zuzenketa baino esan erdibideko zuzenketa honek lehenengo puntuan akats txiki bat daukala arrendador esaten den lekuan arrendatario dela bale

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bi ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian bototara jartzen da eh bildu taldearen berrogeita zazpigarrena zuzenketa kentzekoa bozkatu dezakegu

ez da onartuta geratu bi bototara jartzen da

iragankorrari jarritako boto partikularra bozkatu dezakegu

geratu da jarraian bototara jartzen da euskal talde popularraren berrehun eta hogeita hamalaugarrena zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hemezortzi ez ondorioz onartuta geratu zuzenketa hau jarraian bototara jartzen da euzko abertzaleak taldearen bostehun eta laurogeita hamaika zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu zuzenketa hau bototara jartzen da

artikuluei erreserbatu dien zuzenketa bakarra hirurehun eta hirurogeita zazpi emendakina zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hirurogeita hamalau ez ondorioz ez da onartu zuzenketa hau jarraian

hemen talde bat ateratzen da bai mesedez

gainerakoak hori da itxaron bale

bozkatuko dugu lehenengo ehun eta hogeita zortzi bozkatu dezakegu

ez da onartu emendakin hau jarraian bozkatuko dugu

ehun eta hogeita hemezortzi ehun eta berrogeita bost ehun eta berrogeita zortzi ehun eta berrogeita hemezortzi

ehun eta laurogeita bost ehun eta laurogeita zortzi ehun eta laurogeita hamasei berrehun eta bat berrehun eta bost

berrehun eta berrogeita hiru emendakinak bozkatu ditzakegu

ez dira onartu emendakin guzti horiek jarraian gainerako emendakinak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita bost ez ondorioz ez dira onartuta geratu gainerako emendakinak jarraian bozketara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen laurogeita hirugarrena zuzenketa berrogeita hamaseigarrena bis artikulu berria sortzekoa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da emendakina jarraian eh bildu taldeak artikuluei erreserbatutako zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai

ez dira onartu zuzenketak bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten artikuluak bozkatu dezakegu

berrogeita hamalaugarrena artikulua ez dakidala boto partikularra onartuta

eta bestea da gai berberari hau da fidantzan depositoari dagokion bestea dela seigarren xedapen iragankorra irizpeneko laugarrena dena

nire ustez las dos están enmendadas xedapen gehigarria dihoan ondoren iragankorra ez ez ez

da fidantzen depositoari dagokiona bai bai guk horiek aparte bozkatzea eskatzen dugu

eta ordun ez da bozkatzen hemen hori da galdera beraiek egin dute erdibideko bat

bale eta orduan ez da bozkatzen artikulu hori berriro hori da galdera
zeren guk hor boto diferentea daukagu onartu dena da erdibidekoa erdibidekoa bai bai hori garbi geratu zait ez da onartu hori garbi geratu zait emendakinak bozkatu ditugu orduan hemen ez da sartzen bozketan ya ya eso ya sé hori ordun

xedapen iragankorra badago xedapen iragankor bat

eta guk emendatu egin duguna bai bai beraz pentsatu nahi dut hori bozkatzen dela
emendatutakoen artean legelariek kontrakorik esaten ez badidate

hori da eta da seigarrena irizpenareko laugarrena eta dagokio gai berberari

balio duena transazioa da es que erdibidekoa onartuta geratu da balio duena hori da bai berbotsa ez

bale ados beno bozketa berriro egingo dugu

zuzenketak izan dituzten artikuluak bozkatu dezakegu

hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz onartuta geratu da jarraian erdibideko zuzenketa

gehigarriari egina alderdi guztiek sinatutako erdibideko zuzenketa bat dago hemen orduan hori bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bototara jartzen dira batera zuzenketarik izan ez duten artikuluak bozkatu ditzakegu

hogeita zortzi ez bederatzi abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen da euskal sozialistak taldeak zioen azalpenari jarritako boto partikularra bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez ondorioz onartuta geratu da jarraian

azalpenari egina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian euskal talde popularraren

zuzenketa berrehun eta berrogeita seitik berrehun eta berrogeita zortzira artekoak eta berrehun eta berrogeita hamaretik

bitarteko emendakinak bozkatuko ditugu zioen azalpenari egina bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar bai hirurogeita bost ez ondorioz ez dira onartuta geratu

zuzenketa legearen izenburuari egina bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita hemezortzi ez ez da onartuta geratu

amaitzeko legearen izenburua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da legearen izenburua

isiltasuna mesedez kanpora kanpora

mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua administrazio publikoari buruzko beste lege bat planteatzeko egin beharreko urratsei buruz

maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias presidenta